gai zerrendako hamargarren puntua beste baterako utzi dela

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina covid hemeretziak eragindako epidemiaren ondorioz lehendakariak euskal gizarteari

ikuspegiei buruz tellería jauna zurea da hitza

egun on guztioi iazko martxoaren hamairuan eusko jaurlaritzak osasun larrialdia agindu zuen eta hurrengo egunean espainiako gobernuak alarma egoera

une hartatik aurrera bai euskadin bai mundu osoan herritar guztien etxeko konfinamendua gertatu zen inoiz ezagutu ez genuen eta imajinatu ere

hiru hilabete gogorren ondoren etxean konfinatuta ekainetik aurrera ekin zitzaion berriz jarduerari abuztuaren erdialdean

ofrecido a la ciudadanía abenduan kutsatze kopurua gora egiten hasi zen berriro europako hainbat herrialdetan gabonetako topaketek kontaktuek erosketek eta elkarrekintza soziala goranzko joera

kasu positiboak ospitaleratzeak eta ziuko ospitaleratzeak ugaritu egiten dira gainera birusaren aldaera britaniar berria agertzen da

iazko martxoan covid hemeretziaren epidemiak inbaditu gintuenetik

asko gertatu dira asko ikasi dugu nahiz eta etorkizunari

egoera horren aurrean zer ikuspegi eman diezaioke lehendakariak euskal gizarteari datozen hilabete hauetarako eskerrik asko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on tellería jauna hau da partekatu nahi dudan ikuspegia

oso larriak izan dira gizarteak inoiz

orain arte egindako ahalegina txalogarria izan da hemendik aurrera jarrera bera mantendu behar dugu neurri guztiak zorroztasunez betetzen jarraitu behar ditugu denbora guztia honetan zailena egiten ari garela dirudien arren aldez aurretik

covidaren krisia kudeatzeak funtsezko bi helburu betetzea ahalbidetu digu alde batetik etxeko konfinamendua

eta bestetik sektore kaltetuenei laguntzeko eta ekonomia eta enplegua suspertzeko oinarriak jartzea covid funtsa berpiztu plana aurrekontuak

datozen hilabeteei begira bi aldagaik baldintzatzen dute pandemiaren bilakaera zuk ondo esan bezala birusaren aldaeren aldagai negatiboak eta

erresuma batuan mutatutako birusaren aldaerak edo

beste batzuek baldintzatzen dute balantzaren beste aldean hurrengo hilabeteei begira txertaketa prozesua da aldaera positiboa

txertoa ekoizteko eta banatzeko gaitasunari buruz eta ondorioz txertaketa egutegiaren behin betiko proiekzioari buruz nolanahi ere

osasuneko sailburuak dimisioa emateko beharrari buruz ubera andrea zurea da hitza

egun on denoi lehendakari jauna osasun sailaren gidaritzapean pertsona osoa behar dugu baino gehiago opeetan gertaturikoak osakidetzako izena zikindu zuen eta orain sailean gidaritzan dagoenak ezin du jarraitu osakidetza gero eta gehiago lurperatzen

gobernantza eredu horretan sostengatuta egia erdiak gezurrak gardentasun gabezia deskontrola inpunitatea sagardui andreak ez du erreparorik izan gainerakoei ardurak eskatzeko eta hala kargutik kendu dira maiz eta sabas

consentido sabas jaunak baimena izan zuen baimena izan zuen santa marinan txertaketa egiteko

txertoak eman zitzaizkion osasun sailetik gainera bideo bat grabatu zuen txertaketa erakusteko gutxienez ardura konpartitua da sagardui andrea baina arduradun nagusia osasun sailburua da urkullu jauna

bezala baina ez da gai izan besteei eskatzen dizkien ardurak bere buruari exijitzeko are gehiago zuek jokabide hori babestu duzue lehendakari batek babestu dezake herritarrei legebiltzarrari egia esan ez dion gezurra esan dion

eskerrik asko ubera andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta nire eskuminak iriarte andreari

etxeraldia ubera andrea sailburuak egia osoa esan zuen bere aurreneko agerraldian urtarrilaren hogeian eta baita bigarrenean ere urtarrilaren hogeita zazpian egia da oposizioak bere dimisioa eskatu duela ohitua nago tamalez holako planteamenduetara inoiz botoen metaketaren aurrean eta soilik horregatik inoiz gauzatu egin bada ere

kasu honetan aurrekoetan bezala lehendakaria eusko jaurlaritza guztiaren eta oraingoan

babes osoa dauka babesa egia esan duelako eta gardentasun osoz aritu izan delako sailburuak berak esan zuen bezala arazoak ezagutu eta berehala neurriak hartu ziren

uzteko eskatuz berak eskatu zuen agerraldia eta informazio osoa eskaini zuen hemen ez zituen inolaz ere arazoak ezkutatu

eta antolakuntza neurri berriak aurreratu zituen berriro ere

sailburua bere karguarekin jarraitzeko moduan dago eta horrela egingo du eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna ubera andrea

urkullu jauna sagardui andreak ardurak asumitzen dituela esatetik ez baldin bada pasatzen ardurak asumitzera dagokizu

ezkutatu zuenean zehazki zer ezkutatu zuen egun batean ospitale guztia txertatu zuela hori ezkutatu zuen beraz sagardui andreak bazekien zuzen jokatzen sagarduiren bertsioa zuzena baldin bazen ez zuen horrela jokatuko eta hori transkripzioan dago urtarrilak hogeiko batzordean sagardui andreak ez zekiela ezer eta jakin zuenean

urtarrilak hogeita bi labi osteko agerraldian ere berriro ukatu zuen hogeita zazpian horrela esan zuen señalar asimismo

zer gertatu da ba izan da gainerako pandemiaren gestioaren isla izan da badakigu horrelako egoerak
gestionatzea oso konplexua dela akatsak egin daitezke noski eskerrik asko
ubera andra amaitu da zure denbora lehendakari jauna zurea da hitza

txertoak eta txertaketa begira txertoen inguruko eztabaidan bost egia eztabaidatzen edo eztabaida ezin daude bat

eta lehentasunerako irizpideak zein protokoloak betetzen ari dira bi

bi irregulartasun larri antzeman dira

eta hurrengo egunean batak dimisioa aurkeztu zuen eta besteak kargutik kendu zen hiru jakin eta lehenengo egunean sailburuak legebiltzar honetan agerraldia egin zuen lehen informazioa eskaini zuen

eta beste agerraldi bat eskatu zuen zazpi egun geroago egin zuena sailburuak azkar sendo eta gardentasunez jokatu du lau

erreserba estrategiko bat bermatzean oinarritua oso egokia izan dela baieztatu da eta bost euskadik ezarritako txertaketa helburuak

honestidad y transparencia eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua

duela gutxi onartu den euskal turismoari eusteko planari buruz corcuera andrea zurea da hitza

gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

aurka txertatzeko prozesuari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi lehendakari jauna

txertaketa prozesu arautzen duen protokoloa larriki hautsi da euskadin

politikoaz galdetzen dizut txertaketa protokoloa betetzea

ardura eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea osasun sailak garatutako azterketa eta emandako azalpenak azkarrak eta osoak izan dira

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea

zinegotzi izandakoak eta hainbat kargu mediku

zenbatek hartu dute txertoa zenbat

oposizio guztiak sagardui andrearen dimisioa eskatu dugu

kentzea eta lasterren gainera oposizioarekin lanean hastea eta zer gertatu den benetan ikertzea amorrua eta tristura

eskerrik asko gorrotxategi andrea lehendakari jauna zurea da hitza

ezta bidalitako protokolorik ere biak ezagunak dira bi bi biak ezagunak dira europatik eratorritakoak

abenduaren bian onartu ziren lehentasunak guztiz ezagunak dira egoiliarrak profesional soziosanitarioak eta sanitarioak

bazekiten ardurak eskatu zitzaizkien eta ez dute jarraitzen osakidetzan lanean

larritasunaren araberakoak izan dira osasun sailak eta osakidetzak arduraz irmotasunez eta gardentasunez jokatu dute

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo

txertaketa irregularrarengatik larriagotu den krisiaz lehendakariak duen

iturgaiz jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna me alegro

ez dago kaosik ez dago krisirik osasun sailean osasun krisi bat bai osasun krisi bat bai

aurre egin behar dio osasun sailak eta osakidetzak nik azkeneko urte honetan ere

konpromiso eta profesionaltasun osoz dena ematen ari diren pertsonak ikusten ditut profesionalak zuzendariak eta goi arduradunak denak osasun publikoaren defentsan baita euskal osasun sistema osoan eta pandemia honen aurkako borrokan etengabe lanean

si usted eskerrik asko eskerrik asko iturgaiz jauna eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

erakundeen egonkortasunari eta herritarrek erakundeetan sinetsi beharrari buruz martínez andrea zurea da hitza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

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako zazpigarren puntua galdera mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina zaldibarko hondamendiaren inguruko

inguruan bertatik mesedez otero jauna zurea da hitza

egun on guztioi egun on lehendakari urkullu bihar urtebete zaldibarko hondamenetik hemendik berriz sololuze eta beltránerrei doluminak hasi aurretik

jausia eta hamarean euskal herria zaldibarri aho bete hortz begira zegoen bitartean zuk hauteskundeak zenituen hizpide

zaldibarri buruzko lehen hitzak neurtu gabeak twitterri buruz zortzi egun beranduago gauzak konpontzetik urrun zeudenean

agerikoa bazen ere deskoordinazioak kalte ugari ekarri bazituen ere ez zen akatsik onartu hortik aurrera jaurlaritzak indar eta baliabide asko ipini ditu terrenoan lanean ere bai noski baina baita erantzukizunaren pisua verter enpresara bideratzen ikuskaritza osteko ireki ezinezko espediente zigortzailea astebetean ireki zen

epaileak eskatu gabeko atxiloketak ad hoc egindako txostenak askoz gehiago egon da baina jarraitu aurretik jakin nahi dugu urteurrenean

jaurlaritzak zaldibarren egindako kudeaketaz eskerrik asko otero jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea otero jauna nik ere gaurko aukeraz baliatu egiten dut eta desagertutako bi pertsonak gogoan izateko eta nire doluminak

zure galderan diozun bezala lehenengo edo lehengo urteko otsailaren hemezortzian legebiltzar honetan agerraldia egin nuen hiru sailbururekin

horrekin batera eusko jaurlaritzak hartzen zituen konpromisoak ere aurkeztu nituen otsailaren seian bertan

foru aldundiarekin batera eratzea erabaki nuen jarraian gure lehen erabakia

desagertu ziren bi langileak bilatzea zabortegiaren eta inguru guztiaren autobidea barne segurtasuna bermatzea eta osasun publikoa zaintzea hor batzorde tekniko bateratzea lehendakaritzan eta zaldibarren biltzen zena hor udalerrietan izandako agerraldiak emateko enpresak hartzen ez zituen ardurak jaurlaritzak hartu behar izan zituen eta hilabete guzti hauetan jaurlaritzak lanean jarraitu du etengabe egia da hemen bertan legebiltzarrean barkamena eskatu genuela

akatsak onartu genituela dena den luizia gertatu artekoa ondo dakizunez auzi hau epaitegietan dago eta epaitegiak argituko ditu ordura arteko ardura guztiak bitartean lanean jarraituko du bigarren

eta zabor politika berri bat garatzeko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna otero jauna zurea da hitza

guk urkullu jauna ezin dugu balorazio baikorrik egin urtebete beranduago

ingurumen kalteak ez dira amaitu gaia epaitegian europar batzordea ikertzen peritajearen emaitza plazaratu gabe urrian legebiltzarrak eskaturiko informazioa ez duzue helarazi

bilatzen dituzue bai zaldibarren bai pandemiakoak bai guztiak enpresa hiritarrak beti dago norbait erantzukizunak leporatzeko eta zu urkullu jauna

hiru eskaerarekin amaituko dut bat jarraitu bilatzen joaquín agertu arte

bi ez oztopatu eta hor eskua duzu ikerketa batzordea eta hiru argitu erantzukizun politikoak eskerrik asko otero jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

este es el comportamiento del gobierno vasco eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna denbora bukatu da gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina espetxeetako zerbitzuen antolamenduari araubideari eta funtzionamenduari buruzko eskuduntzak

presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok gordillo jauna egun on

adierazi dugunez eusko jaurlaritzaren asmoa argia da mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian

jarraitzen duen gernikako estatutuaren betetzea duela berrogeita bat urte euskal gizarteak berretsi zuela eta hala ere hogeita hamar transferentzia baino gehiago gauzatu gabe daude horretarako oraindik

landu adostu eta ekarri nahi ditugu hori da jaurlaritzaren borondatea eta zuzentzen dudan sailaren lehentasunetako bat horrela jasota dago gobernu programan ehun eta berrogeita seigarrena atalean

espetxeen inguruko transferentzia zein beste edozein transferentzia gauzatzeko orduan

epeak betetzeko ahalegin osoa egingo dugu baina betiere

transferentziak baldintzarik onenetan eta segurtasun juridiko osoarekin egitea izango da espero dut azalpen eta zehaztapen hauekin

eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea gordillo jauna zurea da hitza

eta guk argi dugu zein kontu agertu behar diren nahitaez akordioaren testuan transferentzia segurtasun osoz egiteko hori guztia zehaztasunez

azaltzen saiatu naiz eskumen esparrua argi dago ez dago horri buruzko eztabaidarik

honezkero kataluniara transferitutako gai bati buruz ari garenean espetxeen antolaketa kudeaketa egitura organikoa eta funtzionamendua jarraibideak gainera ildo estrategikoen agerraldian defendatu nuenez materia ezberdinak

herritarrekiko hurbiltasunean eta ongizatean du eragin zuzena eta hurbiltasuna erantzukizun eta konpromiso publikoarekin lotuta dago pero me da la impresión

eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea gai zerrendako

bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina lanbidek emakumeen eta haurren eskubide urraketari eusteari buruz hernández jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea vicelehendakari

eskerrik asko egun on guztioi eskerrik asko hernández jauna zure interpelazio aurkezteagatik

dakizuenez erreforma martxan dago gaur egun babestuta ez daudenak eta behar dutenak hobeto

adingabeak eta adinekoak dauden lekuetan hobeto egiteko eta batez ere gero eta jende gutxiagok behar izatea lortzeko izan ere gure eredua ez da soilik diru sarrerak bermatzeko gizarteratzeko

egungo legeak mugak ditu baina gure inbertsiorik onenetakoa da ispilu horretan beste erkidego batzuk eta espainiako gobernua daude baina badu bidea hobetzeko ona delako eta hobea izan daitekeelako garrantzitsuena eztabaida seriotasunez egitea da eta serioak bagara

murrizketarik eta adingabeak dituzten familiak ez direla baztertzen eta esan beharko da aurrekontu berriek hobetu babestuko dituztela

honaino errealitatea nire sailaren eta eusko jaurlaritzaren konpromisoak gure gizarte babeserako eredua erreformatzeko eta
martxan dago ezaguna da eta espero dut ganbera honetako taldeak eztabaidatzea eta adostasunak lortzea eskerrik asko eskerrik asko
mendia andrea hernández jauna zurea da hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna mendia andrea

gai zerrendako hamaikagarrena puntua galdera josé manuel gil vegas

sailburuari egina hondarribiko aireportuaren etorkizunari buruz gil jauna zurea da hitza bertatik

erantzuteko arriola jauna zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko gil jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi

eusko jaurlaritzak zaldibarko zabortegiaren hondamendian izandako erantzukizunak argitzearen inguruan gorrotxategi andrea zurea da hitza
bai eskerrik asko bueno urtebete pasatu da zaldibarreko

alberto sololuzek gainera euskadin aspaldi gertatu den ingurumen arazo larrienetako bat ezagutu izan genuen

errua botatzeaz gain zabortegiak kontrolatzearen erantzukizuna bereganatzeari buruz besterik egingo du gobernuak

tapia andrea zurea da hitza presidentea sailburu eta legebiltzarkideok

lehenago aipatu den bezala bi familiei alberto sololuze

familiei gure doluminak eta gure konpromisoa bilaketa lanarekin bueno gorrotxategi andrea dakizun bezala kasu honetan sailburuordetza bati

erkidego autonomoan inspekzioak egitea eta baita ere baimenak ematea tartean zabortegien inguruan eman behar diren guztiena

zuen esaten dut momentu honetan erori zen bitartean

bazegoen ingurumen deklarazio bat baimena ematen ziona aurrera egiteko eta baimen integratu bat dakizuen bezala bi mila zazpian emandakoa el órgano

eskerrik asko tapia andrea gorrotxategi andrea zurea

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko

otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomia eta ogasuneko sailburuari egina

prozesuan legebiltzarreko taldeen ekarpenak jasotzeko dituen asmoei buruz
otero jauna zurea da hitza momentu bat bai eskerrik asko
legebiltzarburua egun on berriro guztioi

ez dakit konturatu zaren baina europako funtsek euskal herria bildurentzako garrantzi handia dute

esango nuke nire deskargurako oraingoan ez dugula gure borondatez ekarri gaia baizik behartu gaituzuelako

datozen urteetan pandemiak askatu duen krisi ekonomikoaren ondorioen eraginak bete betean harrapatuko gaitu diru sarreren eskasiak eta gastuen gorakadak

defizitak lehendik ere estu zegoen inbertsio gaitasunak gehiago estutuko duelakoan gaude aldi berean egiturazkoak diren aldaketak egin beharrean gaude

klimatiko energetikoa bezala herri honen eraldaketa gaitasuna frogatuko dutenak

eta tokatzen den ariketak ulertu nahi ez baduzue ere gehiengo koiunturalak gainditzen dituen ariketa bat da herri ariketa

eta herri ariketa bat ezin da egin alde batetik datozen ekarpen eta proposamenei guztiei guztiei muzin eginez hor dago akatsa behin baino gehiagotan esan dugu

abenduaren hogeita bederatzian onartu eta plazaratu zenuten dokumentua ikusi eta aztertuta gure asmoa ez zen gaia kontrol plenora ekartzea baizik eta talde guztiek parte hartzeko formatu batetara eramatea garrantziagatik

agerraldi bat eskatu genuen batzorde agerraldia baina hori ere nonbait ez zaizue gustatu eta atzera bota diguzue

azalpenak ematera behartuta zaudetenez ba hemen egin beharko dituzue nire lehen interbentziotik bota nuen abisua egon zitekeela

ez genuena uste hasieran guztietan berekoiena jaurlaritza bera izango zela

bulego estrategiko baten sorrera proposatu genuenean edo abenduaren erdialdean proposatu genuen eztabaida monografikoan hausnarketa estrategiko partekatua egiteko asmoa zero

nabarmen utzi zenuten ostean aurrekontuen eztabaidarako egin genuen proposamen politikoan next ezin da zuen hitzetan

funtsa dagoeneko asignatua egon beti esan duzue

baina ekarpenak egiteko bide hori ez da orain arte ireki ez inon ez inola ez dugu etsiko dena den hona hemen beste ekarpen bat abenduaren hogeita bederatzian jaurlaritzak europako funtsak eskuratzeko bere proiektuen hasierako zerrenda aurkeztu zuen euskadi next

dokumentu bizia da eta apirilaren hogeita hamar arte dago osatzen jarraitzeko epea zure hitzak dira

uste dugu helburuei begira ahalik eta zerrenda egokiena osatzeko labur bada ere aurkeztutakoaren inguruan irakurketa kritiko bat egin nahi dugu ze bistan da eusko jaurlaritzak

hobekuntza bat badagoela aitortzen dugu esan behar da baita ere hasierako proposamen hura hobetzea ez zela zaila

egin zuen balorazioen ikusi zitekeen bezala next generation funtsen izpiritua eta letra oso ongi ulertu gabe egindako zerbait izan baitzen abuztukoa

izan ere euskadi next programa osatu arteko prozesua iluna iruditu zaigulako

eta oposizioaren proposamenak aintzat hartu ere ez direla egin areago ez da ezarri

parte hartze bide formalik ondorioz prozesuaren eta mahaigaineratu diren proiektuen gaineko informazioa

udalak kexatu dira eragile sozial ekonomiko politiko gehienak ere oposizio guztia barne baina are gehiago eusko jaurlaritzak berak dokumentuaren garapenerako definitu zuen gobernu batzorde interdepartamentala ere

astirik gabe helburu horrekin sortu bazen ere berriro diogu kalte handia egiten digu

dabilen gobernantza eredua gobernantza kolaboratibotik eta auzolanetik

hori esanda edukiei heldu nahi diet pixka bat gainetik bada ere

eginez eskainiz giza garapen iraunkorraren eraldaketa iparra zazpi plan estrategikoetan oinarritzen du euskadin nextek plan ciencia tecnología e innovación ris hiru estrategia inteligente

emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako erronkak baina trantsizio energetikoari edo ekologikoari ematen zaion pisuagatik garrantzia berezia hartzen dute

klaro baina klima bi mila berrogeita hamar plana duela bost urte seira doa publikatu zena klaro helburu zehatz batzuk zituen helburu xumeak helburu laburrak eta dagoeneko helburu horiek guztiz gaindituak izan dira dagoeneko europak isurien helburuak asko handitu ditu

eta gure indarrean dagoen plana eta hemen oinarrian egon den planak ehuneko hogeita bosta bakarrik eskaintzen du murrizketa bezala mila bederatziehun eta laurogeita hamareko erreferentzia horrekiko ezta bistan da guretzako klima estrategia iraungitako estrategia dela eta

behar urgentea dagoela hau nahikoa da guretzat adierazteko

oinarrian duen eraldaketa iparra bera ez dagoela lerrokatuta europar batasunak mahaigaineratu dituen erronkekin dokumentuak

kasu gehienetan konponente horietako bakoitzak ez du helburu estrategiko argien formulaziorik eta ondorioz konponenteei koherentzia estrategikoa falta zaie proiektu asko jasotzen dira kasu askotan elkarrekiko inkonexoak direnak logika estrategiko bat eraikitzen ez dutenak eta ondorioz ez da

argi ikusten da emaitza hau ekarri duen prozesua zein izan den hiriburuetako udalek aldundiek jaurlaritzak eta zenbait enpresek proiektuak mahai gainean jarri dituzte eta ikei aholkularitza enpresak

koherentzia formala eman nahirik urrun funtsek sustatu asmo duten eraldaketa sistemikoa trakzionatuko duen proposamen estrategikoa izatetik konponente gehienetan gainera elkar solapatzen diren antzerako ezaugarri eta helburuak dituzten proiektuak aurki daitezke

egoki baten faltak eta oinarri estrategiko sendorik ezak horrek dakar

elkarrekiko lehian sartuko diren proiektuak planteatu dira

edota lotzen zaion justifikazioa eznahikoa da eta ondorioz ez dute gorputzak

zero eurotako aurrekontu zuzkidura duten proiektuak lurralde kohesioa ere ez da zaintzen estatuko planaren lau ardatzetako bat lurralde kohesioa da

de facto uko eginez lurralde kohesioari helburu gisa ez dago ez dago

eredu zehatz bat esaten zaie jo dezatela espainiar dirulaguntzetara eta gero koordinazio organo baten sorrera aipatzen da modu inkonexoan

inon zehazten enpresa batzuk aipatzen dira eta egintzat jotzen da

konkurrentzia publikoaren oinarrizko printzipioa nola errespetatuko den

estrategikoetan ez da azaltzen zein den ekimen publiko eta pribatuen arteko proportzioa eta oro har ez dago argi zein den sektore publikoaren rola nola parte hartuko duen sektore publikoak proiektu estrategiko horietan

edo operatibotik euskararen papera ere hutsaren hurrengoa da

jasotzen du eta adierazgarria da oso euskadi next programa publikatu eta hilabete itzuli gabe egon dela ezta proiektuz proiektu ez naiz sartuko ez dut denborarik asko legoke esateko

trantsizio ekologiko teknologiko eta sozialerako bidean ezinbesteko bultzada

bide konpartitu bat eta eraginkor bat egiteko baditugu hau da baditugu azpiazu jauna hau hobetzeko proposamen zehatzak lokalizatuak ditugu gainera gure ustez balekoak direnak eta gure proposamenekin uztargarriak direnak orain

azaldu beharko diguzu nola egin ditzakegun ekarpenak eskerrik asko otero jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

otero jauna zu ere konturatuko zinen guretzat ere gobernuarentzat ere

edo sasi negoziazio prozesua gogoratzen dit eta hau diot ekimen honek tonua eta

berdinak direlako hau da urtarrilaren hamairuan planteatu zeniguten proposamenekoak

a nivel del estado otero jauna jar dezagun argia jarri behar dugun tokian

eusko jaurlaritzak helarazten dugun planteamendua maila anitzeko gobernantza integralaren benetako eredu bat da

hartzen dituena eta jakina euskal erkidegoarena ere horixe baita gehien kezkatzen gaituena europako funts guztietarako balio duen

eskerrik asko azpiazu jauna otero jauna zurea da hitza

klaro gu galdera batekin etorri gara interpelazioetan galdera bat egiten da eta galdera zen ea zein den

zuk zure hitzetan dokumentu bizi bat den horri ekarpenak egiteko hamar minutu pasa dituzu azalpenak ematen ez duzu esan ez duzu esan

esan dizugu irakurketa kritiko bat egin dugu gauza batzuk onargarriak iruditzen zaizkigu

berresten naiz kasu batzuetan proiektuen zerrenda bat da eta hori oso argi ikusten da ez daukagu denbora askorik hemen baina mugikortasun inteligentziaren esparruan

edo hidrogenoaren estrategia edo estrategia ezean oso argi ikusten da proiektu desberdinak kasu batzuetan enpresa zehatz batzuen arazoak konpontzera datozenak baina ez estrategia finko eta bateratu batetik etorritakoak beraz hori eztabaidatu nahi dugu baina marko bat jarri behar diguzue eta esaten duzu hemen gehiengo bat dagoela

hau gobernu edo gehiengo koiuntural baten lanaz askoz haratago doala eta guk ez diogu ukatuko gobernuari bere ardura madrilera proiektu edo programa oso bat bidaltzeko ardura duenean esaten dioguna da esaten dioguna da beste kontu desberdin bat eta da guztiok proiektu hori gure egiteko aukera bilatzen baldin baduzue baliatzen baldin baduzue gero elkar defentsa bat egitea askoz ere errazagoa izango dela baina

asko pila bat zailtzen duzue gure zuen proiektuarekiko ze azkenean zuena bakarrik izaten ari da proiektuarekiko atxikimendua ezta

baina hori gauzatu behar da horretarako mekanismoak jarri behar dituzu eta esaten duzu planoak ez ditugula nahasi behar baina nik

ze esan dizut ardura bai zuena dela baina hemen gutxienez taktikagatik balitz nik uste dut komeniko litzatekela beste estrategia bat mugitzen hastea ezta hemen bi kontu nagusiengatik esaten dut zuk diozu eta arrazoi duzu

edo aspirazio hori duela bai baina horrek suposatzen du madrilek egin duen banaketaren arabera erkidegoetan banatuko duen diruaren ia ehuneko hogei ezta eta klaro hori oso portzentai altua da react eun ikusi dugu ehuneko bostera ez dela iritsi tokatu zaiguna

defendatzeko argi dago guztiok bultzada bat egin beharko dugula beraz taktikoki guztiok bultzada egitea komeniko litzateke eta horregatik askoz ere interesgarriagoa izango litzateke

parada edukitzea eta gero seguruenik beherantza negoziatu beharko den diru kopuru horretan

argi izatea gure sentitu behar dugu euskadi next proiektuak eta momentu honetan ez dugu sentitzen ez duzuelako

baina beste kontu bat esango dizut gobernantza ereduaren inguruan baita ere gobernuek paper bat dute bai eta gobernuaren papera madrilen errege dekretuak onartzea da baita ere baina oso argi ikusi da hemen

babes batzuk izateko beharra eta babes horren ondorioz hainbat kontu negoziatu dira bai errege dekretuarekin zerikusia zuenak eta bai errege dekretuaren letran eta horregatik euskal herria bilduk zuek bezala madrilen irakurketa kritiko bat izanagatik ere negoziazio batean sartu gara eta lortu ditugu hainbat konpromiso eta lortu ditugu hainbat kontu eta ez guretzako guztiongan pentsatuz egin dugu

negoziazio politiko bat egitea eta udaletara iritsiko den funtsen diru kopurua handitzea eta hori lorpen politiko bat da eta hori

hemendik adostasun batekin egiten baldin badugu eta adostasun hori askoz ere hobeto egiten da proiektuen norabidea norabide estrategiko hori eta proiektuak beraiek partekatzen baldin baditugu eta etorri beharko duen negoziazio batetan eta negoziazio hori etorriko da

defendatzen baldin baditugu zeintzuk diren benetan adostu ditugun proiektu estrategikoak
bideak ireki behar dituzu azpiazu jauna orain arte egin ez duzuna eskerrik asko otero jauna azpiazu jauna zurea da hitza

la labor del gobierno euskadirentzat positiboa den bide horretan otero jauna bakoitzak bere erantzukizunetatik

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

bukatu ahal izateko ezohiko neurriak hartzeari buruz arrese jauna

bai egun on bildarratz sailburua ikasturte hau konplikatua izango zela bagenekien eta aitortu behar dut pentsatzen genuena baino dezente hobeto ari garela ikasturte hau

galdetu nahi dizut bildarratz uste duzu hezkuntza sailak ezohiko neurriak neurri berriak hartu behar dituela ikastetxeetan segurtasun neurri guztiak mantenduz

eskerrik asko eskerrik asko arrese jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza asko legebiltzarreko presidente andrea sailburuok

hezkuntza saila osasun sailarekin koordinatuta etengabe etengabe ari da gure ikastetxeetan aplikatzen diren neurri eta protokoloak berrikusten une bakoitzean egoera

gara eta honen bidez aurrez aurreko hezkuntzaren aldeko apustu irmoa mantentzen dugu dauzkagun neurriak betetzen eta ebaluatzen ari gara eta neurri berriak aztertzen eta baita ere hartzen ari gara

eta adostasunak landuz eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna arrese jauna zurea da hitza

gero eta gehiago dira zoritxarrez itxita ditugun klaseak eta ondorioz gero eta gehiago dira etxean

ikasleen kopurua eta momentuz ikasturte hasieran planteatu zenituzten neurri parekoekin topatzen gara gure ustez nahikoak ez diren neurriekin topatzen gara

no tocan iragarri duzu ere dirua emango diezuela udalei eskolen garbiketa egiteko baina zuk udal kudeaketan egon zaren horrek badakizu iragarri duzuen diru partida horrek

urtebete daramatzate beraien eskutik beraien poltsikoetatik ordaintzen hezkuntza saila heltzen ez den guzti hori

esan nahiko nuke gure ustez hezkuntzan berriz ere esaten dut ezohiko neurriak hartu behar direla eta horretarako udalei diru gehiago eman behar zaiela pertsonalean gehiago inbertitu behar da osasun materialean inbertitu behar da eta azpiegituretan ere inbertitu behar da eta iruditzen zaigu

hezkuntza sailak oraindik ez duela tamainako erantzunik eman eskerrik asko arrese jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza bai arrese jauna

apustua argia eta gardena da aditu guztiek aitortzen dute gure ikasleen garapen

honek dituen onurak horregatik etengabe gaude osasun sailarekin koordinatuta eta astero analisi eta berrikuspen esparru bat dugu

neurriak hartzeko horrekin batera aholku batzordean parte hartzen dugu bertan adosten dira koronabirusak eragindako egoerari aurre egiteko neurriak adituen batzorde teknikoaren iradokizunak jarraituz oinarri horiek hartuta egunero ari gara neurriak hartzen dakizun bezala irakasleen plantilla sendotu dugu

irakasle berri ditugu jangelako laguntza zerbitzuak eta langileen plantilla ere handitu dugu

itunpeko sarearen eta udalen baliabideen hornidura ere sendotu dugu hauen artean arrese jauna bakarrik honetan

legebiltzar honen aurrekontuaren hirukoitza ia guztion ahaleginari esker ikastetxeak espazio seguruak izatea lortzen ari gara hori guztia posible izan da

familiak irakasleak zuzendaritza lantaldeak eta ikasleak denon artean gelak leku seguruak bilakatzea lortu dugu baina oraindik bidearen erdia baino ez dugu egin neurriak berritzen

orain arte bezala berritzen eta betetzen

zuzendariekin partekatzeko aukera izan dut bostehun eta hogeita zazpi zuzendariekin egon gara bilduta

berri emango azkenean gure arteko bilera zelako baina nik uste dut oso probetxugarria izan dela bai beraientzako eta bai guretzako baita ere egiten ari diren lana erne jarraitzeko eskatu diet esan bezala bidearen erdia besterik ez dugulako egin momentu honetan gela guztien ehuneko

horrek esan nahi du aldi berean gelen ehuneko laurogeita hemezortzi koma berrogeita hamasei irekita eta lanean jarraitzen dutela momentu honetan beraz

etengabe jarraitu behar dugu nola abian ditugun protokoloak zorroztasunez betetzen

guztion adostasuna eta elkarlana mantentzen orain arteko bideari ekin behar diogu orain arteko helburua betetzen jarraitzeko hau da ikasturte osoan
aurrez aurreko hezkuntza bermatzea eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna gai zerrendako

osasuneko sailburuari egina txertaketa irregularren ondorioz erantzukizunak hartzeari buruz garrido andrea zurea da hitza

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria sagardui andrea zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea

a los dos directores gerentes hilaren hogeita zazpiko batzordean esan nuen bezala eta osasun sailburua naizen aldetik

hobetu ditugu akatsa zuzentzeko berriro ez gertatzeko beraz akatsa gure gain hartu dugu eta neurriak hartu ditugu

txarto erabiltzearen ardura ez dut nire gain hartuko ez

eredugarritasun ezak ondorio argiak izan zituen bi pertsona hauek osakidetzatik kanpo egon ziren ekintza jakin eta hurrengo egunean ekintza jakin eta hurrengo egunean

ha tenido otras consecuencias eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea garrido andrea zurea da hitza

ez da txerto kopuruagatik dena dela osakidetzako goi batzuenganako konfiantza galdu zelako izan da portaera

eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa

euskadin covid hemeretziaren aurka txertatzeko dauden protokoloei buruz martínez andrea zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok sailburuok berriro ere egun on señora martínez yo

que se han dicho una y otra vez esan bezala gaur egun txertaketa prozesurako indarrean dauden protokoloek ez dute inolako

argi geratzen da protokoloetan estrategian ezarritako faseak

mesedez kartelak kanpora ezin da kartelik atera ateratzen baduzue kanpora zoazte bale

ni martínez andrea ziurtasunez ari naiz ez ginen erori txertorik

eta ez gara orain gure esku ez dauden datak finkatzen

ez dut nahi populazioaren itxaropen faltsurik elikatu baina esan dezaket euskadik txertaketa estrategia bat duela eta betetzen ari garela

eta lehen dosiak ematen jarraitzen dugu horixe da euskadiko eredua plangintza eta lana

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua
galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina etengabeko arretako gunea gauetan ixteari buruz hernández jauna

isiltasuna mesedez eserita egon behar da eseri mesedez hemen arauak daude legebiltzar honetan eta esan zaizkizue mesedez eta

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina covid hemeretziaren

egoitzek duten egoerari buruz gonzález andrea zurea da hitza

bueno eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi

bilbo zumaia aretxabaleta irun agurain gasteiz

euskal egoitzetan horietako asko covid brote masiboak izan diren lekuetan horietako batzuetan gainera

zainketen krisi betean gaude eta covid hemeretziak kolapsatu besterik ez du egin

gidatu koordinatu arazoaren sustraia pandemiaren aurkako babes soziosanitarioko sisteman bertan baitago

y mientras tanto las cifras siguen subiendo jarrai dezakete artolazabal andrea ez dago protokolo edo kontingentzia plana eraginkorrik lan prekarietatea dago dagoeneko greba batzuk egin dituzte egoitzetan

koordinatzen ez duzunik askoz gogorragoa izaten ari naiz esaten dizudana da gaizki koordinatzen ari zarela edo koordinatzen ere

mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak egun on guztioi gonzález andrea oso hilabete gogorrak izan dira eta

egin arren ezinezkoa izan da egoitzek ihes egitea pandemiak europako gure ingurune osoan adineko pertsona ahulenengan izan dituen

izan genuen eta dugu ezinbestekoa zela osasunarekin harreman estu eta zuzena izatea euskadiko eta planeta osoko osasun krisi larriaren testuinguru honetan ohiko koordinazio

betion telelaguntza aurreratua indartzea azpimarratu nahi nuke adinekoak egoitzetan sartzea ateratzen laguntzen duen tresna eraginkorra

guztion artean adi edo betirako bezalako programa berritzaileetan y en concreto el programa betirako

han funcionado en euskadi mila esker eskerrik asko artolazabal andrea

pandemiaz daramagun guztian ez zarete haiekin bildu entzuteko keinurik ez ezta haien aldarrikapenei buruz ere ez

aldatzeko beharra planteatu dugun bakoitzean pandemiak kudeaketen arreta osoa jartzea eskatzen duela adierazi zaigu eta informazioa eskatzen badugu ez da ematen foru aldundietara

bizi dugun testuinguruan ikuspegi maila falta edo politikan inozoak izatea leporatzen zaigu azkenean bueno ez premiazkoan ez estrategikoan aurrerapenik

mugitu zaitez mesedez eskerrik asko gonzález andrea

artolazabal andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera

kirol selekzioen ofizialtasunaren inguruan lehendakariak duen agendari buruz barrio jauna bertatik eskerrik asko

presidente andrea legebiltzarkideok gobernukideok barrio jauna egun on efectivamente señor barrio

barrio jauna zupiria jauna zurea barrio jauna la internacionalización de euskadi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

laguntzei buruz barrio jauna zurea da hitza sí

eskerrik asko hurtado jauna gai zerrendako hogeita batgarren gaia galdera ibai iriarte san vicente eh bildu taldeko legebiltzarkideak

kaltetutako sektoreak laguntzeko nahikoa izango den sistema iraunkorra ezartzearen inguruan

zurea da hitza sailburu jauna egun on jaurlaritzak

sistema iraunkor bat eskerrik asko iriarte jauna erantzuteko hurtado jauna zurea da hitza

y vemos que hasta ahora no lo ha estado orain arte zuen estrategia epe motzekoa izan da covida eta pandemia ia urtebete darama gurekin eta oraindik hasierako jarrera berarekin

eta hau etorri bezala joango dela sinetsita eta bai pandemia etorri bezala joango da baina bidean ostalari merkatari

eta gobernuaren esku dago triskantza hau mugatzea eta horretarako ezinbestekoa da sektore hau babestea eta esango diguzue eragileekin zuzeneko harremana duzuela inoizko diru gehien jarri duzuela inoizko erantzun azkarrena

familien mundua oso oso desberdina da

nodo lanak egin dituzten horiei dirulaguntzak murrizten dizkiezue zuek ajuste deitzen dizkiozue baina ajuste ez murrizketak dira eta hau ez da posible

ez dira indemnizazioak dira eman behar dituzuenak eta hauek egoera guzti hau iraun bitartean modu jarraituan mantendu behar dituzue dirua badago baina erabiltzeko gogorik ez duzue eta soilik grifoa ireki duzue presioa ezin zenuten jasan

arabera erantzun duzue eta eman dituzue laguntzak motzera zaudete eta urtebete daramagu motzera

eta asko berriro pertsiana ezin altxa gure aldetik berrehun milioiko laguntza bat edo injekzio bat jartzeko proposamena egin genuen aurrekontuetan eta ez zeniguten guri ezezkoa eman ezezkoa

eman diezu gure ustez eta galdera honen arrazoia hori da

itxierak eta agindutako murrizketak iraun bitartean modu jarraituan mantendu behar dira bestela pandemia pasata kaleak hutsik izango ditugu ez ditugulako ez taberna

izango eta gaur hemen gaude zuri galdezka asteartean batzordean ostalaritza elkarteak izango ditugu

hitz egiteko prest eta elkarrekin etorkizun hau eraikitzeko prest baina zuek uste dut

eta hitz egiten hasi beharko zenuketela mila esker eskerrik asko iriarte jauna hurtado jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko sailburua hurtado jauna gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera